egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik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

legebiltzar talde batek irizpenaren alde edo aurka hitz egin nahi du besterik gabe bateraezintasunen behin behineko batzordearen irizpena bozkatuko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika boto aldekoa beraz irizpena horrenbestez onetsita geratzen da jarraian legebiltzar talde bakoitzak txikienetik handienera bost minutuko txanda du

lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legeak eta legebiltzarraren erregelamenduaren

botazioa txartelen bidez egingo da eta txarteletan hautagai bakarra baten izena idatziko da aurretik mahaiko lehenengo idazkariak zenbaki bat aterako du eta handik aurrera legebiltzarkideei dei egingo zaizue zortzi zenbakitik

botoa emateko izena txartela dauzkazue bakoitzak zuen eskainuetan izena edo zuriz

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hemezortzi boto aldekoa berrogeita hamairu

beraz honako hau da hautatutako senataria idurre bideguren gabantxo

hemeretzi boto behar dira senataria izendatzeko hemezortzi besterik atera ez dituenez berriro bozketa egingo dugu